ere plenoari ekingo diogu eta lehenik talde mistoaren bozeramailea den maneiro jaunak dauka hitza

zer da zuek egin duzuena eta zer da zuek lortu duzuena zenbat arazo konpondu dituzue nola dago jendea gaur

zertarako balio izan dute zuen erabaki politikoek zeintzuk dira emaitzak yo señor lehendakari le digo que hay miles

euskal herritarrak joan den urtean baino okerrago daude

sektore publikoaren modernizazioa fiskalitatea bateratua progresiboa eta bidezkoa martxan jarri eusko legebiltzarrean eztabaidatu eta

abandonados beraz gobernu honek arazorik ez du konpontzen gobernu honek arazo berriak sortzen ditu gobernu honek

betirako eta baldintzarik gabeko eta haren porrota lortzea falta zaigu zigorgabetasunik gabeko eta ren porrota lortzea geratzen zaigu

kontatzea eta idaztea falta zaigu gezurrik eta manipulaziorik gabeko

historia kontuan eta idatzi eta kontatu euskal

zergatik ibili behar dugun espainia alde batetik eta euskaldunak beste batetik gureari buruz hitz egitera gatoz ona euskadiri buruz bere kudeaketa publikoari buruz

bernardo atxaga kirmen uribe anjel lertxundi unai elorriaga todos ellos

bien argitasunez esango dizut lehendakari

ez digu beldurrik ematen nire taldeari debateak ez dio beldurrik ematen are gehiago nahi dudana bi aukera kontrajartzea da

bata hoberena independentzia dela pentsatzen dutenena eta bestea euskaldunon aurrerapenerako elkarrekin egon behar dugula pentsatzen dugunona

debatea saihestea da eusko alderdi jeltzaleak ganbera honetan egiten duen moduan eta lehendakariak azken hauteskunde kanpainan egin zuen moduan

emaitzak jakin ondoren ukabila altxatu eta independentzia oihukatzeko

de los vascos kontsulta posiblea da joan zaitezte aurrez aurre aurkez zaitezte euskal hauteskundeetara adibidez bi mila hamaseikoetara

aurreratu hauteskundeak eta zuen programan puntu bakarra jartzen baino ez daukazue

boterearen inguruan bizi den birusa da eta eragotzi egin behar da inolako koplarik gabe horregatik zure agerraldian autokritika falta sumatu dut

batzordeak egin zituen ondorio larriei buruz ez da hausnarketa sakona egin iruzur enpresariei buruz

sortzea da politika gizartearen zerbitzura jartzea pertsonen enpresen eta elkarteen ekimenak kontuan hartzen

terrorismoak minatu duen konfiantza gaur

politika ilusio proiektua da eta ezin da frustrazio proiektu bihurtu

utz ditzagun diagnostikoak alde batera has gaitezen lanean eta euskaldunon bizitza hobetzen dugun

eskerrik asko quiroga andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

arratsalde on lehendakari jauna

gobernu baten buru gisa etorri ikerketa zerbitzu baten arduradun bat bezala baizik diagnostiko asko aurrikuspen asko baina konpromiso eta emaitza

akordio eta ulermenerako deia egin duzu zehazki zure alderdiak gobernu sozialistari eman ez zion akordio eta ulermena sozialistok

kurtso honetan zehar konfiantza ezaren motxila bete duzu orain dela urte bat eztabaida honetara aurkeztu zinen hitzarmen bat besapean asmo onez beteriko eskuhartze bat egin zenuen lehentasunei buruz hitz egin zenuen

oraindik abian jartzen ari dira itzartutako hainbat kontu beste batzuk ordea urte honen bukaera baino lehen ez dute argia ikusiko eta besteetan ez dugu aurrerapenik somatzen bien bitartean

lan egiteko aukera bat itxaroten ari dira lan enplegu berriak ez dira egonkorrak

sarrera bermatzeko errentara jotzen dute hirurogeita lau mila adingabe txirotasunean erortzeko arriskuan daude

autonomo bati hasiera emateko eta etxe askotan ez dago dirurik hilabete bukaera iristeko hauxe da gaur egun euskadin gertatzen dena sozialistok ez dugu itsutu nahi zuk eskainiko diguzun itxaropen daturik baina gure ekintza politikoan kontuan hartu nahi ditugu lana galdu duten milaka biztanleak

duintasunez bizi ahal izateko beharrezkoak diren gutxieneko baldintza horiek zure gobernua guri ukatu zitzaizkigun tresnak izan dituen arren

ari da aurten atzean geratu den jende gehiago dago hobekuntza ekonomikoak pertsona hauen bizitza aurrera ateratzeko ez dira nahikoak sozialistok ez dugu krisialdi honek etengabe sendotzen ari den ezberdintasunik onartuko gure kontu publikoen hobekuntza guztiak zuzendu nahi ditugu krisialdi honek euskal herritarren artean ere uzten dituen kalte guztiak

eta edozein motatako erreformak erakundeetakoak barne printzipio honi lotuko zaio jendeak dituen egiazko arazoak konpontzea eta ez

eskubide sozialen eztabaida bat egin nahi dugu ez ordea eskubide

hori egitea ahalbidetzen diguten hitzarmenak ditugu jakin badakizu ondo sozialistak ez garela hitzarmenak apurtzearen aldekoak egitekoak baizik eta betetzekoak zure borondatea frogatuko dugu baina borondate hori ez badugu egiaztatzen gure ekimenak aurrera aterako ditugu

bajo su mandato gazteak eta epe luzeko kontratatzeko eskualdeetako planak urtebete bat atzeratu dira eta aurrera atera baldin badira nire taldearen bultzada eta salaketei ezker izan da

atzerapenek pertsona ahulei urtebete galdu arazi diete gazteen lehen lan esperientzia bultzatzeko ia hiru milioi euro zenituen aurten baina oraindik ere

honen efektuak datorren urtera arte atzeratuko dira

enplegua sustatzeko sektore publiko guztia zure kontra jartzen ari da osasun sistema ertzaintza funtzionarien taldea irrati telebista guztiak dituzu kontra enplegu publiko horrek oinarrizko zerbitzuen prestazioa bermatu behar du eta ezin dira inolaz ere eten oso kezkatuta gaude ez bait dakigu elkarrizketa soziala mantentzeko zure gaitasun ezak euskal

eragingo dien erantzukizuna zurea da beti ere atzetik zatozelako eitbn enplegua murrizten duzu ope baten itxurakeriak eginez eta gero

hitz egiten duzu enplegu publikoaren legea aurkezten duzu egunkarietan agertzea lortzen duzu bai eta gero sindikatuei deitzen duzu osasun sistemako lan baldintzen aldaketak iragartzen dituzu eta gero definitzen ez duzun ope bat iragartzen dituzue zentralei beti atzetik eta beti berandu

horretan ezinbestekoa da eragile sozialekin esertzea elkarrekin kalitatezko enplegua sor dezaketen politikak diseinatzeko

horiekin bat egin dezazula eskatzen dizuegu eta hemen legebiltzarrean kalitatezko enplegua sustatzeko zure benetako konpromisoa

gizarte klausulak barneratzeko lege bat tramitazio prozesuan dugu sozialistok orain dela urtebete defendatu genuen legebiltzar agindu baten jasota dago jaurlaritzak ez du horretan inolako arreta jarri baina lege hau

galarazteko sozialistok lan erreforma hori indargabetuko dugu espainiako gobernuan berriro gaudenean baina zuk eta zure alderdiak adierazten duzue baita ere eskubiderik gabeko lan baldintza iraingarri horien kontra zaudetela

zure esku dagoenean hainbeste goratzen duzun autogobernu horren esku rajoyren gurarien aurrean amore ematen duzu eta orain bizkaiko foru aldundiaren bitartez legea blokeatzen saiatzen zara señor lehendakari

murrizketa zorrotzak dituen aurrekontu bat lehenik proposatu ostean zure borondatearen kontra baliabide gehiago dituzten ekimenak eta zure gobernuak zituen lehen murrizketak ez gauzatzea ahalbidetu dituzten ekimenak onartu ostean zuek hitzarmen sozialari buruz hitz egiten duzuen bitartean batzuk

desbideratuak sustatzen dituzte eta gauza guztietarako dirurik ez dagoela printzipiotik abiatzen dira

daude lehendakari jauna atera egin behar dira hala ere ezkutatzen diren tokietatik eta lehentasunak eta estrategia bat izan behar da eta zuk

osasun arloan zure lorpenik handiena gatazka da eta gatazka horrek gaixoei eragiten die inclán jaunaren garai onenetan bezala eta inclán jaunaren garai onenetan bezala gaur egon gero eta gehiago dira itunpeko sarera dijoazen desbiderapenak zerbitzu publikoa mugatu egiten da

arlo pribatura desbideratzen dira klasiko bat por cierto

hezkuntza arloan lomceri dagokionez gure taldeari eta legebiltzar honi esker

argi duzuen gauza bakarra da espainiako konstituzioari so egiten dizkieten aipuak kentzea besteetaz ez dakigu ezer

fidatzen saila berak espalazioaren proiektua bertan behera geratzea utzi zuen eta orain dela hiru hilabete berrogei milioi eurotako ikerketa programa bat onartu zuen eta hirurehun eta hogeita hamabost milioi eurotako beste bat sustatzeko zeintzuk dira krisi honetatik irtetzeko hezkuntza arloko lehentasunak

kontu hauengatik eta besteengatik autogobernuari buruz hitz egin nahi dugu gauzak egiteko gaitasun gehiago aldarrikatzeko baina ez bakarrik arrazoi honengatik

tresna gisa ulertzen dugu eta ezaguna den legez prest gaude zuekin hitzartu genuena egiteko garapen estatutarioa

kontu bat bizikidetzak eta memoriaren esparruan hemendik aurrera garatuko ditugun politika publikoak

erabatekoak izango dira gizarte hau etorkizunean terrorismoak sortutako mina jasan dutenekin justua duela aitortu dadin lehendakari

hitz egiteko entzungo zaituenik baina ez duzu aurkituko ez nigan ez nire taldean erabat okerrak ikusten ditugun politiken bermea eta uste dugu

bizikidetza planarekin ez dugu salatzen penatzen gaitu eta penatzen gaitu biziki badakigulako gauzak beste modu batean egin daitezkeela guk egin genuen zuekin eta gutxiengoetan

eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi gure aurrean dugun une politikoa zorrotza da oso

gaudenekiko batez ere europan sortzen ari diren egoera berriek aukerak ematen dizkigute bestalde gure aurrean erronka latzak ere baditugu

askatzeke horregatik neurria emateko unea da beste euskal herritarren belaunaldiek momentu hau abagune hau bakarrik ametsetan ikusi dute

bizi izateaz gain protagonista izateko pribilegioa daukagu guk geuk gutako bakoitzak eragin dezake onerako hala txarrerako horra hor gure pribilegioa eta horra hor gure ardura politikoa ere bai eh bilduren baitan

hausnarketa sakona egin dugu euskal herrian dugun abagune politikoaz

talka baten ostean joseba egibarrek hor kanpoan

esan zidan agian ez garela ados jartzeko kapazak eta agian guk utzi eta

etorri beharko dutela ea beraiek lortzen duten eta nik gaur tribuna honetatik erantzungo diot horrela baldin bada ez baldin bagara kapazak utz dezagun

kapazak izan gaitezkeela egin dezagun saia gaitezen baina benetan

lehen ministro david cameronek eskoziako kontsultaren biharamunean esan zuen

baina horren gainean demokrata naiz horregatik eskoziarrek esan beharrekoa entzun behar nuen

ez bezala moncloan ez dago espainia sutsuki maite duen demokratarik bestela kataluniarrek adierazi beharrekoa entzun nahiko luke horregatik

egindako bisita klandestinorik emaitzak abiatu aurretik ezagutzen ditugulako rajoy ni sabe ni contesta pasa den astean eskozian europako mapa politikoa aldatzeko aukera normaltasunez bizi izan genuen demokrazian gertatu behar den bezalaxe bitartean katalunian

kataluniar kalean botoa eman nahi dutela aldarrikatuz

mehatxuak eta erasoa gauzatzeko estatu makinaria guztia martxan kataluniako gizarte gehiengo handi bat ez da honezkero espainiar estatuaren baitan gustura sentitzen mespretxatuta sentitzen direlako irainduta espainiar estatuaren gortasun eta itxikeria politikoa katalunian independentistak sortzeko makina bihurtu da demokrazian gizarte bat

bere etorkizunaren jabe egiteko prest ez daudenen arrazoi bakarra da gizarte horrek erabaki dezakeenaren beldur galtzearen beldur izateagatik hobe omen da ez galdetzea horixe da espainiar estatuaren jarrera katalunian horixe da espainiar estatuaren jarrera euskal herriarekiko krisi latzaren baitan espainiar estatuak inboluzio bidea hartu du zentsu guztietan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortziurtean erregimenaren erreforma krisi sakonean sartu da baina espainiar estatuak atzerantz egitea erabaki du inboluzioa orokorra da maila guztietan abian da zeresanik ez dago estatu ereduari dagokionez gaur egun autonomia estatua bera desmontatzen ari da eta ez dut nik esan

aste honetan bertan berak esan zuen oker ez banago auténtica involución

eta halaxe da hori da espainiar estatuak hartutako bidea ez du autogobernuan sakontzeko asmorik guztiz kontrakoa berrogei urte eta gero

maileguan utzi ziguna hori ere jakinarazi nahi digulako eta guk zer zein da gure erantzuna

erabakitzeko eskubidearen aroan bizi gara europa osoan baita kaitalunian eta hemen ere espainiar estatuaren itxikeriak halaxe

tiempo al tiempo hemengo unionistek erabakitzeko eskubideari uko egiteko duela berrogei urte egindako akordio politikoei heltzen diete orain orain espainiar estatuak berak gaur egun akordio horiek inboluzioaren bidez urratzen

horregatik euskal herriak bere prozesu eratzailea behar du katalunian egiten ari diren bezala espainiar estatuaren baimenaren zain egon gabe euskal herrikoak

horretarako agenda demokratiko bat behar dugu behintzat euskal autonomia erkidegoari dagokion prozesuari buruz mintzatzen hasteko

eztabaida hasita dago lurralde kolektibitatearen aldarrikapenaren inguruan eta orain frantziar estatuak egindako eskaintza berriaren aurrean nafarroan ere zati bat oso aurreratuta daukate eta da gero eta gizarte adostasun zabalagoa dagoela jarrera zehatz baten inguruan eta da

nafarrek erabakiko dutena orain momentua da gizarte adostasun zabal hori parlamentura nafarroako parlamentura eramateko eta hemen hemen zer daukagu hemen daukagu ponentzia bat autogobernu ponentzia delakoa

ponentzia ia geldirik egutegia betetzearren denbora pasa ari gara baino gu geldirik egoteagatik mundua ez da geldituko ezta gutxiago ere

arabarrak direla eta arabar gisa bizi nahi dutela aldarrikatzera eta ponentziak horretarako ere ez du astirik izan ponencia de autogobierno

horretarako tresnarik egokiena ez al da garaia ponentziaren saioak gure artean eztabaidatzeko erabiltzeko eta ez kanpotik ekarritako adituen hitzaldiak entzuteko adituen hitzaldiak oso interesgarriak dira benetan baina legebiltzarretik kanpo ere egin daitezke ponentzia ordezkari politikoen artean benetan

edo bestela beste modu bat izan daiteke ponentzia adituen hitzaldiak entzuteko erabiltzen jarraituko dugu

legebiltzarretik kanpo eztabaidatzen hasi beharko dugu guk hemen erabaki nahi dugu gure etorkizun politikoa bai baina baita ekonomikoa eta soziala ere hemen erabaki nahi dugu euskal herritar guzti guztiok

espainiako gobernukoek bezalaxe suspertze ekonomikoa behin eta berriz aipatzen dute baina ez dirudi bide honetatik hain azkar etorriko denik

ulertzen dugu gobernu batean egonda inori ez zaiola berri txarrak ematea gustatzen baina kontuz gauzatuko ez diren itxaropen faltsuekin gaur goizean jaurlaritza

euskadin bizi diren familia askoren egoerarekin zerikusirik ez duen egoeraren berri eman digu beste eredu ekonomikoan eta bere politika sozialetan oinarririk ez duten itxaropen faltsuak sortzeko asmoz goizean ez da aipatu baina gure gizartean haustura sortzen ari da

gertatzen ari da gure herri eta hiri bakoitzean bi gizarte sortuz alde batean

eustea lortu dutenak eta bestaldean langabezian gelditu edo lan prekarioa onartu behar izan dutenak eta langabezia egoera kroniko bihurtzen ari da jende

beraientzat lan merkatura bueltatzea gero eta zailago bilakatuz eta gu bezalako pertsonak dira langile jendea eta beraiek gure lehentasuna izan beharko lukete

biharko amildegia izan daitekeelako etxea galtzeko arriskuan daudenak ixteko mehatxua duen lantegikoek soldatarik gabe gelditu diren familiek etorkizunik ikusten ez duten gazteek pentsioa lotsagarriak dituzten nagusiek etsipen egoera horietatik ateratzeko irtenbide zehatzak eskatzen dizkigute

konpontzea posible da hemen dauzkagun bitartekoekin posible da borondate politiko kontua da adibidez kutxabankek kaleratzerik egingo hemen gauden alderdi politikook kontrakoa erabakiko bagenu baina ez dago horretarako

horren arabera bi aukera daude edo pertsonen beharrak

egungo eredu ekonomikoaren arabera moldatzen dugu edo eredu ekonomikoa pertsonen beharren arabera aldatzen dugu solo hay dos opciones

eta ez du balio madrildik eta bruselasetik datorrena plantilaz kopiatzea beste erremediorik ez dagoela esateak ez du balio

uda honetan osakidetzan mila ohe gutxiago egotea murrizketa da kontziliaziorako laguntzetarako dirurik

eta murrizketa da larrialdi sozialerako dirulaguntzak udaletatik ordaindu behar izatea murrizketa da ikastetxe bakoitzean

murrizketa da osakidetzan bajak ez betetzea eta ebakuntzak egiteko itxaron zerrendak geroz eta luzeagoak murrizketen ondorioa da murrizketa da enplegu publikoa suntsitzea eta bakarrik sektore publikoko langileen profesionaltasunari esker zerbitzu gehienen kalitateari eusten zaio gauzak diren bezala gure ekonomiak norabide berri bat

zerga politika aldatu gabe ezdago baliabiderik izaterik baliabiderik gabe sektore publikoa pixkanaka desmontatzera eta pribatizatzera behartuta egongo gara

ondorioak beraz gehien dutenek gehiago ordaindu behar dute gizarte honek sortzen dituen ondasunak behingoz hobeto banatzeko bigarrena garaiari azpiegitura handiekin amaitzeko garaia da

pilatu ditugu eskualde batzuetan ez dago hainbeste errepidetarako tokirik

obren laurehun metrorekin kontziliaziorako laguntza guztiak ordaintzea posible litzateke

borondate politiko kontua da industrian noski inbertitu behar da baina benetan propaganda gutxiago eta inbertsio handiagoak eta iraunkorragoak eta enpresak

dirua behar da eta edo kontu publikoetatik edo kutxabanketik atera beharko dugu noski horretarako kutxabanken gainean kontrol publiko eta soziala

ez diogu jaurlaritzari eh bilduren programa ekonomikoa bere egiteko eskatzen baina hasieratik esan dugu arduraz eta konpromisoz jardun behar genuela eh bilduk

igaro behar du gure ustez beste eredu ekonomiko bat eta beste politika sozial batzuk ezinbestekoak dira baina jaurlaritzari egiazko eman nahi diogu gure aldarrikapenetatik aldenduta lehentasun bakar bakarrarekin murrizketa sozial bat ere ez posizio maximalistarik gabe

murrizketarik egon ez dadin eh bilduk egiten duen eskaintza sendo eta zehatza del modelo económico que decide merkel y nos impone rajoy

itxikeria besterik ez datorkigu gatazka politikoaren ondorioei erreparatzen baldin badiegu emaitza ezin argiagoa da madrilekin ez dago zereginik

etak jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki zuen

urratsik egin ez izana indar erakustaldi gisa plazaratu nahi du beraien garaipen bakarra omen da bakea eta normalizazio demokratikoa eraikitzeko

ez dakite galtzen ezta irabazten ere ez dute oraindik ikasi

guztiok beraiek ere irabazle egiten gaituela eh bildun aspaldian honetaz konturatu ginen eta madrilera edo parisera begiratzeari

utzitako zauri asko hor daude gure aurrean urrutira joan gabe zauri batzuk oraindik guztiz itxi gabe beste batzuei gaur gaurkoz odola dariela iraganaldiaren inguruko azterketa

guztiok egin beharko genukeena oraindik ixteke zauria da euskal preso politikoen egoera eta beraien senideena odola darion zauria da jone artolaren zauriei odola darien bezala dispertsioaren mehatsupean bizi diren senide eta lagunen zauriari

astero astero giza eskubideen urraketa larria gertatzen ari da

espetxean daudenak eta milaka eta milaka kilometro bidaiatuz bizia arriskuan jartzen duten senideak ere bai euskal herritarrak dira ez dira inoren dekretuz eskubiderik gabe gelditutako izakiak nor arduratzen da beraien eskubideetaz nor

eta bakean bizi izateko guztiok behar dugulako hogeita bost urtez gainean daramagun sama handiegia da eta senideek presoen senideek etxerapen txostena moncloara eramatea baino gehiago espero dute hori postariak ere egiten duelako egia da

baina euskal herritik bertatik asko dago oraindik egiteke kaletik eta batez ere bere instituzio espainiako gobernuarekiko presioa biderkatu behar da horretarako ere nazioartean dauden ate guztiak joz hemen legebiltzar honetan badaukagu beste ponentzia bat ere hori ez dago stand byn hori dago off

gure ondoan eseri nahi ez dutelako hasieran zoru etikoa delakoa izan zen aitzakia guk erkoreka jauna publikoki kontrakoa ezan duzulako guk onartu genuen ez ziguten komarik ere aldatzen utzi gure taldeak esan zuen partziala eta osatu gabea izateagatik

hasteko onartu genuen baina ez omen da nahikoa alderdi politiko horiek ez dute bake eta normalizazio politikorako prozesuak aurrera egitea nahi ezta legebiltzarra horretarako tresna eraginkorra izatea nahi ere eta eajk onartzen die jarrera hori horregatik bake eta elkarbizitzarako ponentzia ez da biltzen atzera begiratuz gero agian batean bat egindako guztiarekin pozik izango da

gertatu den guztia gertatuta hilketak bahiketak torturak atxiloketak mehatxuak epaiketa politikoak borrokak jipoiak liskarrak sakabanaketa

pozik baldin badago bere tradizio politikoak egindako guztiarekin

edo benetan oso tipo arriskutsua da nik ez dut nire burua ez kategoria batean ez bestean ere konfrontazio armatu gogorrean murgildutako gatazka politikoa pairatu duen beste pertsona bat naiz gu ez gaude pozik egindako guztiarekin egin ditugu

eta ez ditugu egin egin behar genituen gauza asko ere baina beti zintzoak izaten saiatu gara lehenengoz eta behin gure buruarekin eta batez ere

borroka egin dugu eta gure borroka herriarentzat arnasa izatea nahi izan dugu oker eta akats guztiekin ere hori guztia garelako gaur nago ni hemen gure herriari begietara begiratuz badakigu batez ere

giza eskubide guztitiko errespetutik bakearen alde egindako apustu sendoa eta apustu sendo horri berriro eman nahi diogu arnas

del conflicto político gurekin esertzeko prest daudenari

berriro abian jartzeko adierazpen berri bat lantzea proposatzen diogu iraganaldiaren eremuan sartzeko prest gaude elkarlanean ondo eginak baita gaizki eginak ere aztertzeko prest gaude inoren

ez bada garai eta galtzaile kontakizunik bilatzen ez bada eh bildu prest dago bake ponentzia berriro abian jarriko duen testua adosteko ez gara gu konpromisoen beldur hasieran adierazi dudan bezala abagunea inportanteegia da inportanteegia da ahalegin nahikoak ez egiteagatik galtzen uzteko

baina egingo dugun guztia merezi izango du euskal herriak euskal herriko jendeak gure jendeak hori guztia eta askoz gehiago merezi duelako eskerrik asko

eskerrik asko arraiz jauna euzko abertzaleak taldearen

arratsalde on guztioi lehenengo eta behin geure taldearen balorazioa gaur

osoko bilkura honetan herriaren gure gizartearen azterketa eta azterketa ondoren dituen desafioei aurre egiteko arazoak nola konpondu

egin duen agerraldia guk ikusi dugu lehenengo eta behin oso errealista izan dela egia esan duela

azaldu dituela bere mugak gobernuak dituen mugak baliabide ekonomikoak arazoak zeintzuk diren sakrifizioak eta negarrez

esan du aurrera egin behar dugu eta guztion beharra ezinbestekoa da akordiotara iristeko prestutasuna azaldu du egin ditu galdera batzuk nondik gatoz eta zer egin dugu

eta norantz goaz aipatu du kudeaketa zorrotza bere gobernuaren ezaugarrietako bat

oinarrizko zerbitzuak bermatzea duela helburu eta ekonomiaren hazkunderako neurriak hartzen saiatu dela egin duela

nik uste dut kontestuan jartzeko egokia dela zergatik europa ere aipatu du

gu europa jakin horretan gaude eta gu gaude baita ere gustatu ala ez gustatu estatu jakin batean

europaz aparte nik uste dut munduan zehar hazkunde ekonomikoa gertatzen ari da munduan gertatzen ari da hazkunde ekonomikoa

toki batzuetan asian edo dena delako estatu batuetan edo hego ameriketako toki batzuetan

eta ikusten dena da herri horiek direla momentu honetan bizirik daudela

gihartsuak dira eta ondo antolatuak daude eta europa

geldituta dago

zaharkitua eta lozorroan neurriak bai hartzen dira baina

eta europak daukan altxorrik handiena hau da ongizatearen gizartea edo ongizatearen estatu hori bere ezaugarriak europa lozorro horretatik irten eta

hori auzitan edo eztabaidan jar daitekeen kontua da eta

espainiak eta gu espainian gaude dependencia obligada hor gaude espainiak ditu beste ezaugarri batzuk

dauzka desorekak estrukturalak behin eta berriz azaldu direnak

bigarrena kanpo zorra zenbatekoa da kanpo zorra bere balantza komertzial guztiak negatiboak dira eta kronofikatuta daude

edo barne produktu gordinaren ehuneko ehun da espainiako

eta gero zer dauka defizita izugarria kronifikatua eta defizit hori kubritzeko atzera berriz ere zorretan sartua dago eta dauka

hori zorionez ez daukagu hemen eta zorionez diot eta diot oraindik zergatik

baina guk ez daukagu langabezi tasa hori gure balantza komertziala positiboa da gehiago saltzen dugu erosten duguna baino eta

txukuna da neurtuta dago beraz hiru ezaugarri horiek nik uste dut kontutan hartu behar ditugula

egoera ondo aztertzeko eta lehendakariak gobernuaren izenean ondo aztertzen du

giltzarria eta aipatzen du laburbilduta baina azkenean da

ez baldin badugu apustu garbi bat eta sendo bat egiten gure industriaren alde ez dut esango gureak egin duenik

etor daitezke horregatik industriaren aldeko

egitea klabea da eta horretarako

orain urtebete hain zalantzan jarri duzun akordio hori bere onurak behintzat nik ikusten ditut eta lehendakariak ere aipatu ditu baina hor egiten da apustu hori

bai administrazio publikoen eskutik eta eragile guztien eskutik industriaren aldeko apustu hori ezinbestekoa izan behar duela bai ikerketa

lagundu beharreko zerbait dela eta herri horiei begira eta sektore jakin batzuei begira

herri honek bere buruaren jabe izan nahi baldin badu derrigorrez egin behar duena eta aipatzen du beste gauza bat

lehiakor eta administrazioa bera ez izan orduan administrazioak ere bere buruari azterketa bat egin behar dio eta administrazioa kasuan

tarteko administrazioak ezin ditu ito enpresak ezin ditu

jakina baina hortik dator ondasunaren sorrera

bitarteko akordioa daukagunez nik onartzen dut azterketa bat egin behar dela eta ebaluaketa bat eta

behintzat azaldu zaizue gure ikuspegitik akordio horren garapenean ze gai dauden beteta ze gai dauden aginduta eta atzeratuta

argi eta garbi azaldu dela orduan horrek beharko du bere berrazterketa bat eta gaurkotze bat nahi baldin bada baino bi mila hamaseira bitarteko akordio batez ari ginen aipamen bat egin nahi nuke

iruzurraren aurkako planen inguruan aipatu duzunari buruz nik uste dut instituzio guztiak baina ez atzotik ez joan den urtetik edo orain bi urtetik honantz baizik eta lehenengo momentutik

izan dituztela iruzurraren aurka egiteko programak

ez dira itxiak izan batzar nagusietan azaldu izan dira eta talde bakoitzak bere ekarpenak eta proposamen berriak luzatzeko aukera izan dugu orduan nik ulertzen dut

premia sartzea hor diru beharrean baikaude eta fiskalitatea

ez dela iristen ez dela gai guztiak jorratzeko edo babesteko iristen baina nik uste iruzurraren aurkako plano horiek hobeto daitezkeela baino behintzat indarrean daudenei ez dezagun ukatu zergatik errealitatea ukatzen arituko ginateke eta lehendakariak aipatutako

euskal gizartea babesteko sistema aldi berean

bigarrengo atalari lotuko natzaio

hasier arraizek egin duena eta egia da berak aipatu duna nik hori esan niola pasilo batean

behin eta bukatu eta hau konpontzeko gai ez baldin bagara hobe diagu etxe joatea

esateko esan beharrekoa baino nik ikusten dudana da gobernuak

bizikidetza eta bakerako plan bat oso egokia gure iritzirako sendoa eta oso konprometitua da eta

eskuartean daukagun plana eta martxan daukagun plan honek berebiziko abiadura eta sendotasuna hartuko luke baldin eta alderdi politikoak gutxieneko adostasun batetara iritsiko bazinete esaten du

adostasunetara iristen bake eta bizikidetza ponentzia horretan

nik uste dut hor badagoela iragana eta etorkizuna bitartean izugarrizko zuloa

bakoitzak eta besteek zer pentsatzen dugun iraganak karga handia dauka memoriaz hitz egitea eta idaztea oso zaila da bihurria da problemak dauzkagu

suposatzen ditu aukera berriak

eta nik uste dut batzuk arrazoi batzuengatik eta besteek ez dakit beste arrazoi batzuengatik

ere hitz pare bat esatea nik uste dut komenigarria dela y para

guk ez diogu gure herriari eta herritarrei eskainiko irteerarik gabeko

bidea izan behar du ibiltzeko ez kale zulotan sartzeko eta indarkeria izan da herri honek eduki duen kale zulorik nabarmenena gutxienez hogeita hamabost urteetan orduan

partekatua eta eskubide horretan sinesten dugunok eman beharko ditugu ibilbide horri baten eskutik eman beharreko pausoak inor zapaldu gabe

ahalegin berezia egiten eta bidea lehendakariak ere jorratu du eta esan ditu non dauden nolabaiteko anklajeak

zuen tartean daudenak baina hori iragana da eskubide historikoak ere hor daude eta eskubide historikoak aipatzea ez da

eskubide batzuk aipatzen dira ez duela garapenik izan urte askotan badakigu

aurkitzea izaten da kontua beraz estatua borondate politikoa edukiko balu ere badauka bidea

lehendakariak aipatu duen gaia eta oinarria izan da erabat politikoa eta erabat demokratikoa horregatik

hiru atalak ekonomia gizarteari begira egindako hausnarketa bake eta bizikidetzaren inguruan egindako hausnarketa

politiko berri horren inguruan aipatutako horiekin bat

baina ikusten dugu alderdi politiko ezberdinek bakoitzak jakingo du bere etxe barruan zein saltsa dauzkan baino trantsizio batetan
daudela edo gaudela egibar jauna amaitzen joan gaitezen horretan eta ona litzateke

lehenbailehen argitzea ibilbide berri bat amankomunean egiteko gai izango garen ala ez ikusteko eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna